osoko bilkurari hasiera emango diogu aldez aurreko gaia

otsailaren zortziko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluak adierazitakoari jarraituz

atalari buruz berdinketa izan zen eh bildu elkarrekin podemos eta euskal talde popularra taldeek aurkeztutako erdibideko zuzenketaren bozketan erreglamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluari jarraituz berriro egingo dugu orain zuzenketa horren bozketa beraz bozkatu dezakegu

bozketaren bozketa batean ezin da sartu bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka

ez da onartuta geratu gai zerrendako lehenengo puntua euskal autonomia erkidegoko portuen

ez atera inor baina zuek ezin duzue bozkatu ezezten bada euzko abertzaleak eta euskal sozialistak taldeek batera aurkeztutako

mesedez berandu sartu direnak ezin dute bozkatu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y seis contra beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa

lege proiektuari aurkeztutako osoko zuzenketak eztabaida eta botazioa jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza lege proiektua aurkezteko
tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi bi mila hamazazpiko ekainean gobernu kontseiluan

igorri genuen bi mila hamazazpiko irailean legebiltzarreko ekonomiaren garapen eta azpiegitura batzordean aurkeztu genuen eta eztabaidatzeko aukera

aztertu aurretik aipatu beharra dago portu lege hau oso landuta dagoela hainbat legealditan aztertu delako eta saiakera desberdinak egin direlako beraz ekainean eta irailean aipatu genuen bezala aukera dugu saiakera honen bitartez behingoz erkidego autonomoan izan dezagun portuen lege bat hori beharko genuke eta horretara jarri ditugu

zuen eskura portuen legea eta egin ditugun emendakinak

portuetan eta portuko zein itsas instalazioetan aplikagarria den lege araubidea ezartzea portuko jabari publikoaren kudeaketa arautuz

portuko jabari publikoaren erabileraren eta portu zerbitzuak ematearen ondoriozko araubide ekonomikoa funtzionatzeko

araudia jartzea itsas garraioa ordenatzea

mistoa duten portuak ere eta portuko jabari publikoa autonomikoko zehazpen araubidea finkatzea

ezarriz legearen aplikazio eremua baita ere ezartzen da eta portuei dagokionez hondarribia donostia orio getaria zumaia deba mutriko ondarroa lekeitio ea elantxobe

eta ez da aplikagarria izango ez bilbo eta ez pasaiako portuetan interes orokorreko portuak direlako

lege honetan legeen portuen udal kontseilua ezartzen dela zertarako ba erakundeak eta herritarrak parte hartzeko leku bat bezala

bizikidetza sustatzeko eta bai udal bakoitzak eta bai portuen administrazioak elkarrekin lankidetzan aritu daitezen ikusiko zenuten gainera beno aipatu ditut baita ere legean agertzen direla beste lege araubidea

abar baina ikusiko zenuten aipatu nahi nuen bereziki udal kontseilu hauetan

bereziki aurreko legearekin konparatuz sartu dugula zuzenketa bat non aipatzen den udal bakoitzak bere

bereziak direnez udalekin erlazioan bakoitzak berea izango du y uno de los aspectos

eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza osoko zuzenketa defendatzeko beste norbaitek aldeko txandan honetan parte hartu nahi du ez

egun on denoi lehenik eta behin esan

esan dugun bezala behar beharrezkotzat jotzen dugula euskal titulartasuneko portuak

lege bat hori da eta hainbat eragile erabiltzaile eta

eta euskal titulartasuneko portuak diot bai eta azpimarratzen dut euskal titulartasunekoak zoritzarrez

eskumen falta delako nagusi autonomia estatutuko

euskal autonomia erkidegoak portuen gaineko eskumen esklusiboa du beti ere interes orokorrekotzat jo ez diren portuetan beraz lege honek interes orokorrekotzat jotzen ez diren portuei eragiten die

arrantza eta kirol aisiarako direnak ia denak bermeokoa izan ezik

eskumen mugatuen artean komertziala den portu bakarra merkantzien garraiora bideratuta dagoen eta guk kudeatu dezakegun portu bakarra

bi portu garrantzitsuenak pasaiakoa eta santurtzi bilboko portuak guztiz

gure herriaren lehiakortasunerako lege honetatik kanpo geratzen dira

ezin ditugu bi portu espazio hauek kudeatu ezin ditugu portu hauetako jarduerak kudeatu ezta portuen egitura antolatu ere ukaturik daukagu portu hauen nazioarteko komertzioa politikak kudeatzea ere honek bi portu hauen garapenerako mugak jartzen dizkigu eta eragin izugarria du portu hauen garapenean

eta gure ekonomiaren lehiakortasunean beraz lehenik eta behin azpimarratu nahiko genukeena da pasaiako eta santurtzi bilboko bi portuen eskumenak aspaldi beharko genituzkeela gure eskumenen artean izan

berehalakoa izan behar da eta estatuari exijitu behar zaio berehala transferitu ditzan

lehentasuna baduela baina hitzetatik ekintzetara pasa beharra dago beti bezala horma handi batekin egiten baitugu topo espainiar estatuarekin

mariano rajoyren gobernua ez dagoela prest bi portu hauen kontrola transferitzeko horra hor gure autonomia mugatu honen beste hutsune garbi bat espainiar estatuarekiko dugun menpekotasunaren adierazgarria hau ere

honetara bueltatuz gobernu ezberdinen aldetik orain tapia andereak esan berri duen bezala ez da lehenengo saiakera beste lau saiakera egin badira ere gaur egun portuen kudeaketa modu zatikatuan arautua dago ez daukagu lege bat hori dena jasotzen honek dakartzan zailtasunekin noski beharrezkoa da portu guztien kudeaketa integral eta eraginkorra bermatzeko lege bat baina hau horrela izanik ere iruditzen zaigu lege proiektua aurkeztu den bezala ez dela onargarria batez ere ezin dugu onartu zuzenbide

zerbitzu eta azpiegitura publiko batzuen kudeaketa integralaz ari garen heinean iruditzen zaigu administrazioak zuzenean kudeatu beharko lituzkeela horretarako beharrezkoak diren bitarteko material eta pertsonalak jarriz planteatzen den zuzenbide pribatuko erakundea sortzeak

arautzen dituen aurrekontu eta finantza ikuskaritzak eta kontratuen legearen beharrak ekiditea da zuzenbide pribatuaren malgutasunaz baliatuz

iritzi oso konpartitua izan baita hasiera hasieratik lege aurreproiektuari orain dela makina bat urte aurkeztu zitzaizkion zuzenketen artean jada

lege aurreproiektuaren erredakzioan parte hartu zuten profesionalek

kudeaketa zuzena posible dela iritziz azpiegitura publikoak diren heinean beraien kudeaketa administrazioak zuzenean egin beharko lukeela da beraien iritzia hau da hitzez hitz inolako agentziarik edota

sortu gabe beraien ustez eta guk hau guztiz konpartitzen dugu hori posible da horretarako bitarteko material eta pertsonalak jartzen badira

zuzenketak kaiak zuzenbide pribatuko erakunde publikoa sortzearen erabat aurka

formula juridiko horrek duen bereizgarria erakundearen kudeaketa kontrol publikotik aldentzea dela iritziz arbitrariotasunari ateak irekiz portuetako azpiegiturak eraikitzera eta mantentzera diru publiko itzelak bideratzen direnez kontrol publikorik handiena eta zorrotzena bermatu nahi bada kontrolak saihestea asmo duen edozein entitate sortzea

kudeaketa zuzenarekin portu zerbitzuak objetibotasunez gardentasunez eta diskriminaziorik ezaren berme osoz

zuten orio getaria mutriku ondarroa eta eako udalek aurkeztutako hainbat zuzenketa ere ildo horretatik

zerbitzuen pribatizazioaren apustua egiten dela zioten hauek ere eta portuak eta instalakuntzak azpiegitura publikoak demanialak diren neurrian kudeaketa esku zein zuzenbide publikoetan egon beharko liratekela azpimarratu zuten horrela izango bailitzake posible

partaidetza efektiboa bermatzea modu erabakigarrian eta benetako elkarlanean

dagozkion hainbat txosten edo irizpenen arabera ere ez da justifikatua gelditzen zuzenbide pribatuko erakunde publiko baten sorrera

ekonomia eta gizarte arazoetarako batzordearen irizpenean zera dio hitzez hitz irakurriko dizuet datorren bezala gazteleraz funtsezkoa dela iruditzen

uste dut garbiagoa ezin dela izan euskadiko

irizpenean ere beste batzuen artean aipatzen da

erakunde publiko hori planteatzen den moduan sortzea ez datorrela bat euskal sektore publikoaren antolamendu eta funtzionamenduaren

aurreproiektuan jasotakoarekin beraz beno ez dakit

ezin dira argigarriagoak izan irizpen eta txosten hauek baina hala ere lege proiektua aurkezterakoan

gobernuak bere asmoarekin jarraitu zuen aurreko legegintzaldian lege proiektu hau bera aurkeztu zenean ere jarraitu ahal izan genituen agerraldi askotan kaiak sortzearen aurka azaldu ziren baita

aurreko legegintzaldian lege proiektu hau
bera aurkeztu zenean ere a ver isiltasuna mesedez isiltasuna jarraitu ahal izango dut eske bestela ez dut entzuten bai arrazoia duzu isiltasuna mesedez

hainbaten ahotan entzun ahal izan genituen ondorengoak besteak beste

pasaiako portu agintaritzako lehendakari ohiaren aholkua izan zen

ez sortzea horrelako egiturarik eta etorkizun batean beharrezkoa den edo ez aztertzea felix asensio portu eta aireportuen zuzendari ohia

txosten ekonomikorik ez dagoela gaineratu zuen kudeaketa eredu honek orokorrean erabiltzaile txikiei eragingo diela negatiboki adierazi zuen

erabakiak eta ez administrazioak berak horrelako erakundeak oso erraz sortzen direla baina oso zaila dela deuseztatzea esan zuen

sindikatuko ordezkariek zerbitzu publikoen pribatizazioaren guztiz aurka zeudela esan zuten

zuzenbide publikotik ihes egin nahia ikusten zutela zuzenbide pribatuak malgutasun handiagoa baitu beraiek ere ez dute proiektua justifikaturik ikusten kaiaken beharra

horren aurka azaltzea eskatu ziguten ondarroako arrain erosleen elkarteko ordezkariek ere esan zuten arrantza sektoretik ikusita beraiek ere ez dutela justifikatua ikusten erakunde horren sorrera bermeoko portuak amarratzen duten ontzien erabiltzaileek osatzen duten portu zahar elkarteko ordezkariek berriz kaiakin inongo beharrik ez dutela ikusten adierazi zuen

arduratzen hasi zenean izan zituzten arazoen berri eman ziguten zabal bizkaiko beste portu batzuekin batera auzitegi goreneraino jo zuten

ekpk buruturiko tasen inguruko kontratu guztiaz bertan behera utzi zituelarik

gehitu zuten gainera eaeko zortzi kirol eta aisi portu

eta hondarribi portu zuzendaritzaren zuzeneko kudeaketa ez den beste edozein kudeaketa ereduren aurka azaldu direla baita

ereduaren aurka hain zuzen ere bi arrazoi aipatu zituzten ez diola balio erantzirik gehitzen eta ekpren existentziak zerbitzuak garestitzen dituela beraz

normalena zen bezala euzko abertzaleak legebiltzar taldeak ez ezik

gaur gobernua sostengatzen duen euskal sozialistak legebiltzar taldeak barne osoko zuzenketa bana aurkeztu genizkion lege proiektuari

azalduz eta noski gobernuak lege proiektua erretiratu zuen baina hala ere hilabete gutxi batzuk geroago

aurkeztu zaigu baina oraingoan aurreko legegintzaldian aipaturiko hainbat kontu zuzenduko dituztela esan zitzaigun baina

bertan zuzenduko omen dira lege proiektuari aurkeztu zaizkion zuzenketa bidez honen arrazoia

azkartzea legea berridazteak oso luze joko zuelako hori da esan zigutena behintzat

jardunbide honen justifikazioa ulertu genuen neurri batean noski legearen beharra guk ere konpartitzen dugulako baina kezka handi bat sortu zaigu

denbora aurreztea edo lege proiektu baten prozeduran beharrezkoak diren hainbat txosten juridiko eta ekonomiko aurreztea bada beste arrazoietariko bat hor uzten dut

aurkeztu zitzaizkion zuzenketei erantzuten dien garraio azpiegitura zuzendaritzak egindako txostenean oso garbi jasotzen du kaiak zuzenbide pribatuko erakunde publikoa sortzea

oinarrizko printzipioa zela orain baina printzipio hau aldatu dela dirudi lege proiektuaren aurkezpena sailburuak eta gaur bertan berriz esan duen bezala

arabera gobernua sostengatzen duten bi legebiltzar taldeek hainbat zuzenketa aurkeztuko dituztela elkarrekin aurreratu zitzaigun

dirudienez zuzenketa horietako batek kaiak zuzenbide pribatuko erakunde publikoa kentzea jasotzen du kirol eta aisi portuak soilik

euskadiko kirol portuak zuzenbide pribatuko erakunde publikoa sortzeko figura juridiko bera gaur egun dagoen euskadiko kirol portuak sozietate publikoa

ziurgabetasun baten aurrean aurkitzen garelako ez dakigu gobernu honek gure portuak kudeatzeko daukan egitasmoa zertan zehazten den zehazki alde batetik arrantza eta merkantzia portuak zuzenean administrazioa kudeatuko ditu

zuzenbide pribatuko erakunde publiko batek gaur egungo

nola bermatuko da gure portu guztien kudeaketa integrala modu honetan honek ez du bikoizketarik ekarriko ekp ren egungo egiturari dagokionean

oker ez banago behintzat eta gainontzeko langile guztiak azpikontrataturik daude zazpi langile horiek kontratatzeko ez da egin baina inoiz inolako lehiaketa publikorik ezta lanpostuen zerrendarik ere gainera zazpi horietako

portuekiko inolako kontakturik gabe zergatik daude gasteizen

bulego batzuk soberan daudelakoan nago duplizitate garbia dakar honek eta

goi kargudunen ordain saria parekatuta daude administraziokoekin beno edozein kasutan bikoiztuta daude gastu horiek ere

gastuak bikoizten ditu baita beti hor ez dago inongo zalantzarik aseguru gastuak publizitate gastuak banku zerbitzuak aplikazio informatikoen zerbitzuak besteak beste web orria ere bikoiztua dago eta web orria mantentzeko bitartekoak ere noski prentsarekiko harremanetarako gabinetea badago zuzendaritzan eta hau ere ez dago zertan bikoiztu ekitaldien babesa ere bikoiztu egiten da

bestetik saila ez al da administrazio bera ekitaldi horiek antolatzeko eta babesteko gai eta

ez lirateke beharrezkoak izango kudeaketa zuzena eramango bazen administrazioak badituelako bitartekoak ikuskatu eta kontrolatzeko

bikoizte garbia honetan ere ez ditugu garbi ikusten berritu horrek izango lituzkeen funtzioak batez ere

egon beharko litzatekeenik arrazoi batzuk aipatzeagatik bat kirol eta aise portuetako amarralekuak esleitzeko ez da behar

portu zuzendaritzako langileek egiten dute eta egin dezakete lan hori izan ere

ekonomiaren garapen eta azpiegituraren sailburuarena portu zuzendaritzak idatzi eta onartu zuen amarralekuak emateko prozedura arautzen duen agindu hau

portu zuzendariak egiten du deialdia eta hartzen ditu hartu beharreko erabakiak ez beste inork eta hau ez dago zertan aldatu bi

aholkularitza juridikoak egin ditzake beste emakida eta baimenak kudeatzen dituen bezalaxe irizpideak portu zuzendaritzak jarri beharko lituzke eta ez ekp k hiru obretako esleipenak eta kontratuak egiteko arduradun daude portu zuzendaritzan eta bost obra publikoetako ingeniari tekniko proiektuak ez dira zertan kanpora atera ez eta obren zuzendaritzak ere donostiako portaaviones eraikinaren obra zuzendaritzarekin gertatu den bezala

baina portu zuzendaritzako teknikariek egin dute eskaintzen balorazioa ekp k ez duelako pertsonal egokirik lan horietarako baina obren zuzendaritza

lau erosketa bat egiteko zenbat aurrekontu eskatzen dira erosketa sailean hau da erosketa txikiak egiteko zein da irizpidea ba al datoz irizpide horiek portu zuzendaritzako irizpideekin bost marineria eta mantentze lanen zerbitzuak kontratatuta dauka egun ekp k

nahiz eta portu zuzendaritzak langileak izan lan horiek egiteko kai zaintzaileak

lanpostuak beraz langileak egon badaude sei

bikoiztuta daude langileak edo hobeto esanda portu zuzendaritzako langileak baztertu dituzte ekp ren mende daudenak sartzeko beharrezkoak ez direnean zazpi

bermeoko portuaren urte osorako zaintza zerbitzua eta uda garairako donostiako zaintza zerbitzua kontratatzen ditu zuzenean

denak kontratu batean baleude ez litzateke hobeto izango zortzi

bizkaia mendebaldeko garbiketa zerbitzuan portu zuzendaritzatik kontratatu da

ardurapean nolabait esatearren dauden dartzenak ere kontratu horren menpe daude gipuzkoako portuetan aldiz bi kontratu daude

zalantzarik gabe merkeago aterako zen biak batera kontratatuko balira

ez dauka zentzurik garbiketa zerbitzua bikoiztea zaborrontziak prozedurak

ez baina garrantzi gutxiago duelako kirol eta aisi portuan tasen kudeaketa nola egingo da

ekp k kudeatuko ditu tasa horiek bi mila hamaseian adibidez tasak kudeatzeagatik

kudeaketa mandatu enkomienda bidez

txostenean ez al dio tasen kudeaketa zuzena dela egokiena gainera kontuan hartu behar da baita ekp ez dela portu agintaritza eta hainbat funtzio betetzeko agintaritza izatea

beste horrenbeste adibide jarri genitzake baina denbora mugatua daukat

kaiak erakundea sortzen da behar den bezala justifikaturik ez bazegoen nola ulertzen da soilik

euskadiko kirol portuak zuzenbide pribatuko erakunde publikoa sortzea erakunde horren sorrera justifikatua dago badugu txosten ekonomiko eta juridikorik

esango luketenaren beldur gara ez dut uste lehen kontrako iritzi horiek jasotzen zituzten txosten guzti horiek aintzat hartu ez diren bezala

zuzenena guzti horiek aintzat hartu eta hutsak zuzentzea litzatekeela iruditzen zaigu guri baina noski

legegintzaldi honetan jarraitu ahal izan ditugun agerraldietan ere

lab ela ccoo eta ugt sindikatuetako ordezkariek ere

ez dute inolaz ere justifikatua ikusten ez legean jasota datorren kaiak en sorrera

eta beraiekin ere bat gatoz noski eh bildu legebiltzar taldetik jarraitzen dugu pentsatzen

zuzen eta eraginkorrena administrazioaren zuzeneko kudeaketa dela horretarako beharrezkoak diren bitarteko material eta pertsonala jarriz beraz hau horrela izanik euskal autonomia erkidegoko portuen eta itsas garraioaren lege proiektuari

eta eusko legebiltzarrari eskatzen diogu lege proiektua eusko jaurlaritzara itzuli dezala

eskatu nahi diogu jaurlaritzari portuen kudeaketa integralerako beharrezkoa ez den estruktura berriak sortzeko asmoa baztertuz

orduan euskal sozialistak andueza jaunak dauka hitza

andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

otamendi andrea pixka bat iraganean anklatuta ikusi zaitut azken finean gobernua sostengatzen ditugun bi taldeoi arrazoia ematera etorri zara era batean

mahai gainean ipini dituzun argudio askotan ados

egon gaitezke eta gainera gure emendakinetan hori argi eta garbi

eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi hitzarte hau

buruzko legearen alde egiteko legebiltzarkide jaun andreok ondo dakizue horren alde gaudela hitza hartzen dut eh bilduk aurkeztutako osoko zuzenketaren

zuzenketak aurkeztea adostu genuen jaurlaritza babesten dugun bi taldeok jaurlaritzarekin berarekin eduki batzuk kentzeko eduki horiek dira

ekarri zutenak funtsean gauza berari buruzkoak ziren kaiak erakunde publikoaren sorrerari buruz

behin lege hori tramitatzeko prozesua azalduta ulertzeko are zailagoa da osoko zuzenketa aurkeztu izana

izan ere legearen testua berbera zen baina testua zuzenketekin batera zeharo desberdina beste talde parlamentariek ere hori ulertu dute

eta zalantzarik ez izan zuzenketaren bitartez aspektu batzuk aldatu izan ez balira hark ere ez zuen onartuko en ese sentido

aurkeztu dugun zuzenketa multzoan azalduta geratu da aurreko zuzenketaren lehen zati errepikakorra hortaz bigarren zati hau geratuko litzateke

modukoa denik argumentu bakarra baldin bada ez duzuela ezagutzen

era berean eta ikusi dut azken boladan pixkanaka portu eremuetan kirolarekin eta aisialdiarekin lotutako jarduera berri batzuk garatzen joan direla

amarraduretatik ekitaldiak egiteraino legeak

orain arte sozietate publikoa kudeatuko dituela euskadiko portuetan arrantzakoak edo komertzialak ez diren eremuak

konfiantza ezak eta horri ez noa kasu tutik ere egitea

konparatzea eta jakin ez dakit nik

hogeita hamaika zuzenketa partzial aurkeztu ditugu ez gara osoko zuzenketan gelditu adierazi nahi izan duzun bezala hogeita hamaika zuzenketa partzial zertan oinarritzen dira zuzenketa partzialak horiek ba gure ereduen planteatzen

zuzenean administrazioak bere bitarteko propioekin kudeatu ditzala portu guztia ez dituzu irakurri ere egin edo ez dakit edo ulertarazi baina ez dugula gure lanak behar den bezala

jauna lehenaldian anklatua ez nago ez edo ez didazu ulertu edo ez didazu ulertu nahi izan ezberdina da

zuzenbide pribatuko erakunde publikoa sortzearen figura ez dela beharrezkoa izan kaiak portu guztia kudeatzeko izan ekp

berdin zait forma juridikoa da ez duguna ulergarria ikusten ez dagoena

inondik inora ere badakizu zuk ere

nola egiten dudan lan badakizu ondo soberan zuzenketa guztiak irakurri ditudala andueza jauna edo ez

lehen zuek erakunde berriak sortzearen aurka azaldu zineten zuzeneko kudeaketaren aldeko apustua eginez orain

baina egin duzun bakarra da justifikatu justifika ezina dena nire ustetan noski

elola eta azkue jaunekin luze hitz egin genuena aurreko legegintzaldian honi buruz eta

elkarrizketa horietan zuzendaritza gaitasuna baduela portu guztiak kudeatzeko

orain justifikatu behar da lehen justifika ezina zena ezta

forma juridikoa gaur egun ekp ri eman nahi zaiona edo zuen zuzenketen bidez irakurri ditudan zuzenketa horien bidez nahi izan duzuena egin da

existitzen den egitura horri forma juridikoa aldatzea bai

batzordean bertan hala onartu nizuela garantistagoa bai da noski kontua da beharrezkoa den edo ez horrelako egitura paralelo bat mantentzea portuetako zuzendaritzak berak badituenean nahiko bitarteko kudeaketa zuzena eramateko arlo guztietan bai merkantzia portuetan bai arrantza portuetan bai kirol eta aisi portuetan guztietan

posible zena andueza jauna orain ez al da posible zer aldatu da ba

lehen zure lankideen hitzetan entzuna ez da

ekainaren hogeita zazpiko bederatzi barra mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpi legeak

beste batzuen artean batzorde honen izaera eta bere eginkizunak finkatzen ditu hasteko legean argi adierazten du batzorde hau ez dagoela jaurlaritzaren menpe

bere eginkizuna betetzeko eta legearen hirugarrena artikuluan jasota datorrenaren arabera batzordearen izaera kontutan izanik

besteak beste politika ekonomiko sozialarekin zerikusia duten lege egitasmoei buruzko txostenak derrigorrez ematea

politika ekonomiko sozialarekin zerikusia duten eta jaurlaritzaren ustez garrantzi handikoak diren dekretu egitasmoei

eta aipaturiko bi gai hauei buruzko irizpenak erabakiak edo txostenak egitea bere kabuz edo jaurlaritzaren eskariz

galderak egin ahal izango ditu horrela jasotzen du legeak berak

legebiltzarrak ere galderak egin ahal izango ditu gure

ez dagoela justifikatua eta nik justifikatua dagoela ikusi nahi dut gure ustetan legebiltzar talde ezberdinen aldetik aurkeztu diren zuzenketa partzialak aztertuta baina batez ere euzko abertzaleak eta

gobernu hau babesten duten legebiltzar taldeak elkarrekin aurkeztu dituzten zuzenketak aurkeztuta oso posible da lege proiektua nabarmenki aldatzea

egindako txostenean lehen aipatu dudan horretan oso garbi jasotzen du

aurreproiektua sostengatzen zuen oinarrizko printzipioa dela baina esan bezala

aldatzea eta ezinbestekoa ikusten dugu ezer aldatu baino lehen edo

legebiltzar taldeak aurkeztu dituzten zuzenketak eztabaidatzen hasi baino lehen sortu nahi den euskadiko kirol portuak zuzenbide pribatuko erakunde publikoa sortzearen egokitasuna aztertuko lukeen txostena eskatzea beraz aurreratzen dugu

eta aurkeztu diren zuzenketa partzialak eztabaidatzeko ponentzia osatzen denean

txosten bat egiteko eskaera egingo dugula helburu bakarrarekin ikustea nahi dugu justifikatuta dagoela eta ez zuek esanda baizik eta

justifikatuta dagoela forma juridiko berezi horrekin erakunde bat sortzea besterik ez eskerrik asko
eskerrik asko otamendi anderea erantzunen txandan euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

eskerrik asko tellería jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu

bozkatzen gaude bozkatzen gaude

jaurlaritzari bai ala ez bozkatu dezakegu

ez da itzultzen ez zaio itzuliko jaurlaritzari lege proiektua jarraian boto azalpena damborenea jauna euskal talde popularraren ordezkaria zurea da hitza

jauna elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

gure taldea osoko zuzenketaren alde agertu da

azaldutako argudioak bidezkoak direlako kirol portuak kudeatzeko zuzenbide pribatuko erakunde bat osatzea ez omen da erabaki zuzena

baina kasu honetan aintzat hartu behar da baita ere erakunde honen funtzioak izango direla langileak kontratatzea eta

un ente público de derecho privado baina kasu honetan zergatik guk ez dugu osoko zuzenketarik aurkeztu euskadiko kirol portuaren

legearen atal bat da baina besterik ez gure ustez euskadin portuentzako lege bat behar dugu eta horrexegatik nahiago dugu emendakin partzialak egitea eta ez osokoa horrek esan nahi du lege honen alde gaudela ba ezetz zeharo ezetz

ez da bakarrik euskadiko kirol portuaren erakundearena baizik eta beste bi atal garrantzitsuak dira alde batetik klima aldaketaren eragina portuak gure portuak kaltetuta egongo dira etorkizunean eta egokitu behar dira

eta legean ez da ezer agertzen horretaz eta bestetik

portuetan erabakiak hartu behar dira eta batzordeak behar dira interinstituzionalak eta batzorde horiek zertarako izan behar dira eta nola osatu behar diren

erabakiak funtsezkoak dira eta legean ere ez dago batere argi

emendakin partzialak aparte beno portuetan gure ustez lan arriskuak murriztu behar dira horretaz ez da ezer aipatzen hondakinak eta isurketak saihestu behar dira eta portuetan bertan orain lehorreratzen ez den arrantza

honako ekimen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea

sinatutako lankidetza hitzarmen honi dagokionez vitoria gasteiz hirian autobus elektriko adimenduna ezartzeko

kotxetegiei buruz euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza

becerra carollo jaunak dauka hitza bere ekimena

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on berriro ere guztioi

eskerrik asko andueza jauna eh bildu taldearen ordezkaria larrion andrea zurea da hitza

bai egun on guztioi bueno historiko txiki bat bai uste dut beharrezkoa dela egitea

nik behintzat dakidala proiektu hau bi mila hamabosteko urrian aurkeztu egin zen eta

egin zenean oregi andrea gainera sailburua zela desde luego euskal herria bildu proiektu honen alde agertu zen

eta gogoratu behar dut momentu horretan psoe bera ere kritiko izan zela gero iritziz aldatu izan bazuen ere bi mila hamaseian irailean bukatu egin zen ikerketa

eta aitortu behar dut ere garai horretan euskal herria bildu bideragarritasun teknikoarekin erabat agertu zela ez

eta horrela eginez gero ehun eta bi milioi euro kostatuko luke kontutan hartuta ere bai barruan egongo zela hamabost urteko mantenimendua

baldintza horietan ez zela onargarria eta finantzazio erabat publikoa ezinbestekoa zela

sartuta izango zen aurrekontua eta horrela agertu ginen eta ere pozgarria izan da nola orain dela ia urte bat bi mila hamazazpian otsailean finantzazio eredu hori gobernuak ontzat hartu izan zuen

egin du horrela euskal herria bilduk kritika bat egiten dugunean beti gustatzen zaigu proposamen bat ere luzatzea zeren diru publikoa guztiona da eta erantzukizunez jokatu behar dugula ere uste dugu historiko bat egin behar da ere kotxetegiekin porque aquí señor andueza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria tellería jauna zurea da hitza

eskerrik asko tellería jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria

gracias becerra jauna eskerrik asko euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko larrion anderea euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

eskerrik asko tellería jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu aurkako proposamena

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka

ez da onartu aurkako proposamena jarraian becerra carollo jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hemezortzi boto

proposamena egin duen taldearen txanda garrido andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

beno eskerrik asko presidente anderea egun on sailburua

berriro ere alderdi popularrak mozio bat dakar

mozio hau interpelazio batetik dator eta interpelazio horretan galdetzen genion gobernuari familia eta haurtzaro ituna behin aprobatuta ondoren zein zen eusko jaurlaritzaren helburua gure ustez hartu behar dira

eta aurrekontuetan ere konpromiso zehatzak hartu behar dira familia politikak bultzatzeko esta moción viene derivada de la interpelación

dela eta horrexegatik eusko jaurlaritzari eskatzen diogu lau hilabeteko epean familiei buruzko

egiteko eta bidaltzeko legebiltzarrera legealdi hau hasi zenean egoera

alditan gobernu honen diligentzia falta eta hartutako konpromisoak ez direla bete

agerian utzi nahi izan dugu ez da ulertzen gobernu honek duen

falta familia babesteko politikekin eta berak gobernu berak hartutako konpromisoak ez betetzea

nik eskertu nahi dut alderdi sozialistaren eta euzko

hemos logrado este acuerdo besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos guanche andrea zurea da hitza

mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkideok elkarrekin podemos taldeak haurra eta nerabeen eskubideekiko konpromisoa behin eta berriro berretsi egiten du gure taldeek batzar nagusietan zein legebiltzarrean erroldatutako ekimenak horren testigantza dira umeen eta eskubideak eta ongizatea gobernu agendaren erdigunean kokatu nahi ditugu hortaz zaintzen eta babesten dituzten helduen eskubideak

beraz azaroan esaten genuen bezalaxe familiak laguntzeko politiken inguruko ekimenak balioetsi egiten ditugu hori bai eztabaida

benetan serio esaten dizuet lotsa ematen dit eskerrik asko guanche andrea euskal sozialistak

eskerrik asko sánchez anderea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria urrutia jauna zurea da hitza

legebiltzar buru andrea sailburu

legebiltzarkideok jaun andreok egun on guztioi egia esan bada garaia

bada garaia familia politiken arloan sesio aldiz

behin eta berriro mozio bera errepikatu eta tratatzeari uzteko bada garaia ikuspegi zabalagoa izateko

hemen besteak beste baina bereziki esango nuke nik gure herria hurrengo hamar hamabost urtetarako proiektatzeko gaudela eta ez dribling laburreko filigranekin honekin norbere burua nabarmentzeko herri honek euskadik

euskadik beste zerbait merezi baitu demografiarekin duen arazo larri eta erronka itzelaren aurrean

bai helburutzat politika positiboak handitu eta zabalduko dituen herri plana osatzeko demografia eta familien laguntza herri erronka bat da lehentasun bat gobernu honentzat lehendakariak berak otsailaren bian emandako erantzunean adierazi bezala familia politikak ez direlako

planaren ekintzetan ekimenak eta aurrekontuak gehitu beharko dituen plan bat

gurasotasun positiborako politikak familia bitartekaritzako neurriak

adingabearen interes gorena edo haurreskolak partzuergoarekiko babesa bere baitan hartuko dituen plana behar du eta merezi du euskadik

politika proaktibo eta positiboak zabaltzea hartuko duen plana herri ituna baita honetan ere

konpromisoekin garapen sozial eta ekonomikorako gako izango diren familia hizkuntza eta berdintasun politiken herri ituna eta plana

eramango gaituzte aukera berdintasuna eta mugikortasun soziala ahalbidetzeko baldintzak sortzera enplegua emantzipazioa eta gaztediaren heldutasunerako trantsizioa bideratzera emakumezkoen lan sarbidea erraztera

egun ezagutzen dugun soldata arrakala gutxitzen saiatuz

eta horrek denok behar gaitu kontua hemen ez da nork lideratzen duen familia politiken ekimenak balizko eta nolabaiteko premia politikoen arabera

argi luzeak ipini honek ez du gobernu baten itun eta plana izan behar honek herri baten ituna eta plana behar du izan horretarako beraz

hondamendira iristeko bi modu erraz daudela alegia

horregatik enegarren aldiz baita gai honetan ere behar duguna akordioa da akordio zabala jasangarria iraunkorra

eta akordio bidea jorratze aldera gaur erdibideko bat sinatzea erabaki dugu alderdi popularrak aurkeztu zuen ekimenaren inguruan akordio bat azken garaiotan dakargun dinamikari amaiera emateko zikloa ixteko ere akordioa sinatzea

ez delako oso zaila ez dira etxerako lan asko eta zailak jaurlaritzak egitera

jaurlaritzak egingo zituzkeena garai berri baten atarian gaude akordio honekin ziklo bat ixten da eta akordioaren bitartez
ireki dezagun beste bat eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna

azken hilabetetan errepikatzen ari den eztabaida bat da gaurkoa ez da lehenengo aldia interpelazio baten ondotik

mozio bat eta termino berdinetan planteatutako eztabaida batean aurkitzen garela ez ze jada garrido andreak itunaren inguruko interpelazioa egin ziola sailburuari baina gero mozioa betiko terminoetan

eta noski orain baino lehen agertu dugu guk zein da gure gaiaren inguruko postura pertsonak eta hauen ongizatea erdigunean jarriko dituen politikak egiteko bidean bizitza duinak eta bizigarriak ekarriko dituzten politikak eragite bidean

familia politika hauek eta esango nuke aurreko eztabaidatan nahiko argi geratu dela

agerian utzi genituela egungo politiken ereduaren gabeziak eta argi utzi genuela estrategia berri bat behar beharrezkoa zela

eta argi utzi genuela baita ere eztabaida behar beharrezkoa zela eta urgentea zela nolabait elkarrekin bidea adostea eta horretarako europara begira jartzea eta gertuago nafarroari begira jartzea ere proposatu genuen gertatzen dena da gaurkoa bezalako eztabaidek gure aburuz

gainditzen eta guk horregatik ez dugu inolako zuzenketarik sartu hau ez delako gai hau eztabaidatzeko gure markoa

sostengatzen dituen taldeen momentua izatea agian zikloa ixtera doazelako da baina egia esan harritu egin gaitu

hori legitimoa da baina guk ez dugu konpartitzen alderdi popularrak gaiaren inguruan duen ikuspegia batez ere orain arte abian jarri diren politiken ikuspegian errotzen delako batetik eraginik ez duten neurrietan jartzen duela

direlako eta legitimoa da esan bezala familia politiken ekimena zurea izan nahi izatea baina zure diskurtsoa kontraesan eta adabakiak besterik

andreak ere aipatu ditu eta horregatik guk gure taldeak zure proposamenaren kontra bozkatzeko asmoa zuen gaur eta

bozkatzeko asmoa dugula ere iragarriko zenuten horrek ez du esan nahi garrido andreak esaten dituen zenbait gauzetan arrazoi ez duenik

garrido andreak eta egia da baita ere konpromisoak konpromiso

oraingoak eta horretan arrazoia eman behar zaio garrido andreari gobernua sostengatzen duten taldeen emendakinei dagokionean esan beharra dago

taldeak kontrako bozka zuela pentsatua eta gainera urrutia jaunak esaten zigun tertzioz aldatzeko garaia ere iritsia zela baina tertzio aldaketarik ez da iragarri zuen emendakin horretan betikoa aurkeztu duzue betiko terminoetan eta horregatik ba erdibidekoari eta besteari kontra bozkatzeko asmo hori mantenduko dugu

urtarrilaren hemezortzian sanchez andreak ere aipatu digu artolazabal sailburuak ito bezala definitu zuen familiak babesteko herri itun hori eta ustez familia

herri itun bat da baina aukera galdu duzue gure ustez itun horrek

mahai gaineratzeko eta berriz ere alderdi popularrak planteatutako terminoetan termino berdinetan kokatu duzue zuen burua eta ez beste aukerarik ez zegoelako

alderdi popularrak planteatutakoa baino baina zuek zuen aukera egin duzue eta alderdi popularrarekin lerrokatzea erabaki duzue eta

nire ustez eta politika sinbolikoetatik eraldatzeetara pasatzeko garaia ere badela eta zuk ere hala esan duzu

eta horretan urrats txikienek ere garrantzia dute eta horregatik gaurko emendakina inportantea zen baina klaro nik uste dut diario vascok oso ondo deskribatu zuela zer den orain daukagun itunarekin

zeren gobernuak hartutako konpromiso horri erantzuten dion

edukiz betetzen ez bada eduki horiek norabide berriak markatzen ez badituzte eta nahikoa baliabiderik ez badago horiek aurrera eramateko

izango dira eta zuek aukera zenuten gaurko ekimenean gaurko emendakinetan bestelako planteamendu bat adierazteko nondik nora joango den plan hori

baina ez duzue horrelako aukera baliatu agian zikloa ixteko izango da baina aukera hori atzean utzi duzue eta desde luego itun horrekin

itunaren beste aldean kokatutako eszenario batean kokatu zarete eta horrek harrituta eta guk jakin nahi dugu jakin nahi dugu gobernu honek benetan

nola gauzatuko duen itun hori nola gauzatuko da planteatu dena europara begira jarriko gaituen itun horrek

zenbat ehundaka miloi destinatuko ditu gobernuek horretarako nondik aterako ditu atzo eztabaidatu eta berretsi zenuten eredu fiskaletik aterako dira

baina horrelakorik ez zaio esan herriari eta kasu hauetan

oraindik ez da besterik ituna oraindik propaganda da

inguruko kuña publizitarioak eta lehengo egunean hemen

ez da zilegi hau konpromiso serio bat izan behar da

bueltatu daitezke bueltatu gaitezke itunaren inguruan ere iragarri diren horietara eta bueltatu gaitezke gaur zuen emendakinean planteatu dituzuena batzuk eta besteek

diru laguntza horiek ez direla erabakiorrak eta ez dutela nahi hainako eraginkortasunik baino berriz ere

egia da diskurtsoetan bestelako gauzak aipatzen direla baino iragarri zenean ituna iragarri zenean eta behin eta berriro lehendakariak berak esana da

dagoeneko ez du balio betikoa egiten jarraitzea eta honetan ados gaude urrutia jauna eta sánchez jauna eta horretan ados gaude gobernuarekin

hitzetik ekintzetara pasatzeko hori behar duguna eta uziak hemen natalitatetik haratago doazen auziak dira eta hori ere guanche andreak aipatu badu eta hemen

eztabaidatu beharko dugun lan merkatuaren inguruan eztabaidatu behako dugu emakumeon bizitzaren prekarizasioaren inguruan eta horri arrazoi inguruan

eta gure gazteak nola zaindu nahi ditugun eta nork zainduko dituenaren inguruan eta eztabaidatu beharko ditugu zahartzen ari den gizarte batek bere etorkizuna

eztabaidatu beharko dugu bestela zuek aipatutako aldaketak kultural hori hutsala izango da

eztabaida sakona eman ahal izango dela gainera pozten gara ikusteaz bai batzuk eta bai beste begi onez ikusten duzuela marko hori eztabaida hori emateko eta nik uste dut

estrategia bat markatu ahal izango dugula bi ardatzetan fundamentatuta

eta bestetik pertsonen bizitza duintzera datozen politika zor horien ingurukoa eta dudarik ez dudarik ez politika xorta horietatik laugarren planean txertatu ahal izango diren politika izango dira pertsonen bizitza duintzera etorriko diren politikak izango dira

etorriko diren politikak izango dira eskerrik asko eskerrik asko kortajarena
andrea erantzunen txandan garrido andrea zurea da hitza

bat gatozela gobernu hau berandu dagoela eta horrexegatik errepikatzen dut hainbat

ikusi dugulako gobernu hau berandu zegoela eta

bete ez dituelako eta nik uste dut amankomun puntu hori edukitzea ona izango dela ere

eskerrik asko guanche anderea euskal sozialistak sánchez anderea

erdibidekoa ez duzuela irakurri kortajarena andrea laguntzak

laugarren planaren esparruan guk hori sinatu badugu sinatu dugu beste ikuspegi batekin ez ikuspegi ekonomikoarekin soilik ez dela nahikoa uste dut aitortu dudala hasieratik

gaurkoan konformatzen naiz lehendabiziko txandan esan dudan bezala zikloaren amaierarekin tertzioa aldatu behar dugula bai ni neuk esan dut baina aldatzen ez den bitartean

erantzun bat emateko obligazioan ere bagaude esan didazu eraldatzailea eta ituna laugarren planean islatzeko aukera galdu dugula eraldatzaile izateko

aukera hori galdu dugunik baina bai gauza bat eskatuko nizueke eta gainera aldarte onenarekin eraldatzailea izateko plana iristen denean mesedez ez zaitezte perfilez ipini nahi dut esan joko bat dago beti musean bezala nik bat gehiago bost gehiago beti gehiago ez begiratu diezaiogun

hurrengo hamar hamabost urteei inola ere ez didazu esango zuk zeuk ere nonbait eraldatzaile diskurtsoa egiteko aukera galdu ez duzunik

solo espero no ver ningún puño cerrado eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea ba gu naturalak como la vida misma señor urrutia tan naturales como eso eta perfilez jartzeko inongo asmorik ez dugu ez dugu izan aurreko eztabaidatan eta ez dugu

honen inguruko debate sakon bat aurkezteko ekimena sartu dugu martxoaren hogeita batan etorriko dena eta desde luego ez dugu inongo asmorik perfilez jartzeko inongo asmorik eta gustatu zaizu guanche andreak aurkeztutako ekimen hori zuzenketa hori baina bigarrengoz

planteatutako ekimen bati igual hirugarrengoan zuek ere beste naturaltasun batekin jaisten zarete

zikloa itxita dugu eta bestelako eztabaida batzuetan

sanchez andreak ere bihar ardatzetako estrategia bat eraiki behar dugula eta horretarako aurkeztu dugu monografikoa batetik antolaketa sozialaren aldaketa aztertu beharko dugu eta bestetik pertsonen bizitza duina bermatzera zuzendutako politika publikoen xorta ere landu beharko dugu eta hor hitz egin beharko dugu enpleguaren banaketaz hitz egin beharko dugu kalitatezko enpleguaz hitz egin beharko dugu babes sistemaz hitz egin beharko dugu etxebizitza eta familia baita ere laguntzeko politiketaz gizarte zerbitzuen inguruko politiketaz hori guztiari buruz

bi horiek oinarrizko eskubideak eta justizia soziala bermatzeaz gain jaiotze tasan eragina izango dutela ba gu ziur gaude

eta hor ere txertatuko dira noski laugarren planera etorriko diren politika horiek eta horretan adostasunak ere bilatu ditzakegu

itun sozial eta politiko hori herri erronka horiei era horretan erantzuteko eta hitz egin beharko dugu horri guztiari buruz baino horri buruz

eta eskuzabaltasunez eta aurretiko

horrekin etortzeko gaitasuna baldin badugu seguru oso eraginkorra izango den eztabaida bat izango dela eta gure gizarte eredua ere beste norabide batean ipar sozial berri bat diseinatzeko balio izango duela

urkullu lehendakaria hemen dagoela aprobetxatuz kritika bat kritika zorrotz bat egiteko ituna aurkeztu zen ponpa askorekin eta itun horretan ere argazkiak izan ziren ez dut

baina ez dakit la vida de brian pelikula ikusi duen urkullu jaunak

eta ez dakit zuk edo argazki horretan ateratzen zen baten batek loreta deitzea nahi duen eta erditzeko zure eskubidea aldarrikatu nahi duzun ez dakit uste dut ezetz hori broma bat da ez da hain serio jartzeko modukoa berbotsa baina bai esango nizuke urkullu jauna

hemen euskal gizartearen erdia falta da eta euskal gizartearen erdi horrek erditzen dituela herri honetako neska eta mutilak eta gure gorputzaren jabe gu garela eta ez dugula onartuko euskal herria bildu taldeak ez duela onartuko gure gorputzaren menpe

politikak horregatik iruditzen zait artolazabal sailburua izkina horretan egotea hori ba oso itsusia izan zela

eta argazki horietan erreflejatu egin behar dela gizarte honen errealitatea eta famili politikak eta herri honek duen erronka horretan ez da erronkarik izango ez da

emakumezkorik gabe eta gure gorputzen jabegoa gurea da eskerrik asko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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa veintinueve contra beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua

memoria historikoko politika publikoen tresnen geroari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

presidente andrea legebiltzarkideok sailburu jauna memoria historikoari buruz luze hitz egin dugu legebiltzar honetan azkeneko asteotan

lehengo joandako ostegunean bertan ez naiz beraz luzatuko nire hitzaldian

memoria historikoak daukan garrantzia gure herrian eta baita ere legebiltzar talde gehienok garrantzi hori partekatzen dogula iritziak iritzi dena dela gehiengo zabal batek

giza eskubideak urratzea ekarri duten gure historiako gertaeren aurreko gogoeta kritikoa partekatzeko borondateari erantzuten dio eta gertaera berberak sekula errepika ez daitezen bermatzen du denok partekatzen dugu memoriaren inguruan hainbat ekimen publiko martxan jarri direla azkeneko hamarkadetan baita ekimen legegileak ere gogora institutuak jarduera plan

garatu egin du azken denboretan eta lan horretan adostasun zabalak lortu ditu bai alderdi politikoen artean baita eragile sozialekin

edonola ere bai jaurlaritzak eta bai nire taldeak erailak torturatuak edota jazarpenak sufritu zuten biktima isilpean ezkutatuak izan ez daitezen lanean jarraituko dugu iraganean gertatutakoak errepika ez daitezen memoria bultzatzeko

eskerrik asko iturrate jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko hernández jauna euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

eta eguerdi on arratsalde on denoi tentaldi handia izan daiteke pasa den asteko

saio honetan gaurko puntua kontsideratzean nolabait guk pasa den astean memoria historikorako lege proposamenaren hirugarren eta laugarren hitzen txanda nolabait hau izatea eta eztabaida erreproduzitu

hala egingo baina bai pentsatzen dut orduan esan ziren asko

gaur sinatu dugun akordio honekin esan genuen orduan gure helburua

egitea zela eta frankismoaren biktimak errekonozitzeko eta erreparatzeko bideak zabaltzea baino ez zela hori eta ez beste ezer hori zalantzan jarri nahi izan zen beste helburuak beste arrazoiak genuelakoan

alderdi zehatz bat kaltetzea edo alderdi zehatz bati egitea omen zela gure borondatea gaur akordio honen bitartez argi geratuko da biktima hauek guztiek merezi duten

eh bilduren helburu erronka bakarra gaurko akordioak argi uzten du

eztabaidan salatu genuen eajren jarrera iruzurtia eajk onartzen du lege bat egotea baina bere baldintzekin

izango da berak jarritako baldintzekin berak ezarritako oinarrien gainean bada eta hau esan genuen moduan

etorkizunari begira honek talde parlamentarioen ekimen legegilea indargabetu edo edukiz hustu egiten duelako

asumido en este parlamento esan dugu lege bat etorriko da eta eh bilduk lan egingo du ahalik eta anbizio zuen

dadila lege hori horretarako gordeko dugu gure lege proposamena bertan

pozik agertu nahi dut pozik agertu nahi dut gaur deseroso sentitu den bakarra proposamen honekin pp

ondo enfokatzen ari garela memoriaren aldeko lege bat egitearen prozesua pp bere bakardadean kontra agertzen delako memoriaren kontra frankismoaren biktimen errekonozimendu eta erreparazioaren kontra berarentzako dena eginda dagoelako

beraz kontrara joateagatik jarraitu dezagun egin dezagun egia justizia eta memoriaren aldeko bidea errekonozitu erreparatu ditzagun frankismoaren biktimak
kitatu ditzagun eurekiko gizarte honek oraindik dituen zorrak eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

no porque nadie pretenda imponernos nada nada más eskerrik asko iturrate jauna elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

bertatik gracias presidenta

pentsatzen dut berreskuratzen ari garela logika berreskuratzen ari garela eztabaida guzti hau emanda berreskuratzen dugula norabidea eta gaur inor deseroso

hori pp litzateke haur da frankismoaren ondorengoak nahi ez dutenak

ezer ez egitea egiaren alde ezer ez egitea justiziaren alde ezer ez egitea berri on bat dela pentsatzen dut berriro norabide hau hartzea biktima guztiak guztiak erreparatzeko eta errekonozitzeko

osteko gerra eta erregimen frankistak sortu zituen biktima guzti guztiek egiaren babesa eta justiziaren babesa

arzuaga jauna eztabaida amaitu denez

euskal sozialistak euzko abertzaleak elkarrekin podemos eta eh bildu taldeek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita bost boto aldekoa nueve contra beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa